elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

arratsalde on guztioi mahaiburu anderea

desde el gobierno vasco eta akordio honetara iristeko talde guztiok egin dugun esfortzua eta eskuzabaltasuna berriro ere azpimarratu

dibertsitate funtzionala duten pertsonen ahotsa entzun eta aintzat hartu dugulako bai eta pertsona askoren onuran izango delakoan ziur gaudelako eta berriro ere esan beharra dago inklusioa letra larriz ez da

gizarte osoaren ardura baizik aukera berdintasuna eta erabateko herritartasuna pertsona guztien eskubide direlako gaur beraiek

inklusioaren bidea seinalatu digute zer eta nola egin behar erakutsi digute behin eta berriro eskertzen diegu haien eskuzabaltasuna eta parte hartzea ekimen honetan hemendik aurrera ausartak izateko ardura daukagu hemen gauden guztiok legez besteko proposamen hau

benetako ekimen eta politikoetan bihurtzeko intentzio adierazpen soil batean gera ez dadin besterik ez eskerrik asko eskerrik asko guanche andrea

pasatuz eh bildutik kortajarena andrea zurea da hitza

berdintasunaren printzipioaren arabera eskubide betebehar eta aukera berdinak dagozkigu eta administrazio publikoari dagokio hori bermatzea

berdintasun printzipio hori gauzatzerakoan arazoak sortzen dira arazo larriak eta oztopoak denboran egonkorrak direnak gainera arazo eta oztopo horiek larriak egonkorrak eta zenbait pertsonen bizitzan

eragin zuzen zuzena izaten dutena gainera eta herrialde bat demokratiko gisa kalifikatzeko aurreko batean ere esan nuen bi aldagai bateratu behar dira gutxienez lehenengoa taldeko eta banakako eskubideen benetako aintzatespen bat

ematea eta bigarrena errekonozitzen diren eskubide horiek gauzatzeko mekanismoetan sakontzea eta noski mekanismo horiek martxan jartzea

eskubideen errekonozimenduan aurrera egitea hitzetik ekintzara pasatzeko erremintak finkatzea eta noski

horregatik giza eskubideak eta funtsezko askatasunak babesteko esparruan politika publiko guztiek ordenamendu desberdinetan jasotako eskubideak izan behar dituzte gidari

irudikapen praktiko eta eraginkorrera doan bidea igaro behar dugu eta atzean utzi eskubide horiekin talka egiten duten inertziak jardunbideak eta jarrerak zentzu honetan ezgaitasuna duten pertsonen eskubideen defentsan eta aukera berdintasunari dagokionean urratsak eman badira ere eta ukaezinak dira bereziki bisibilizazioan eta esparruak irabazteko

oraindik orain bide luzea dugu egiteko eta bide horren zati bat da gaur hemen eztabaidatzen duguna ezgaitasuna duten pertsonek

mekanismoei dagokiona ezer baino lehen eskubideen errekonozimenduetaz ari garen honetan gogora ekarri nahiko nuke ezgaitasuna duten pertsonen eskubideen nazio batuen konbentzioaren hogeita zazpigarrena artikuluak lan egiteko eskubidea onartzen diela

ezgaitasuna ez duten pertsonen baldintza berdinetan lan egiteko eskubidea aitortzen zaie irisgarriak inklusiboak eta irekiak diren lan ingurune eta merkatuetan libreki aukeratu edo onartutako enplegu batekin

efectiva tradizio luzea dugu erkidego honetan ezgaitasuna duten pertsonen laneratzean

gizarte ekonomiaren esparruan egindako lan horrek modelo propio batez hitz egiteko aukera ematen digu

emaitzak ere hor daude nabarmentzeko modukoak doa hemendik eragile hauek egindako lanaren gure errekonozimendua baina hori bezain egia da ezgaitasuna duten pertsonen langabezia tasa ezgaitasunik ez dutenena baino

ezgaitasuna duten pertsonen ehuneko zazpia baino ez dela aritzen enplegu arruntean eta hori bezain egia da politika publikoetatik intzidentzia handia egin dela babestutako enpleguan politika publikoek babestutako enplegua lehenetsi dute eta atzean oso atzean geratu dira enplegu horretarako eta hori bezain egia da ezgaitasuna duten pertsonen kuota erreserba hori ez dela betetzen eta beteta ere askotan ez dutela enplegu arrunterako bidea bermatzen lan merkatuan leku bat aurkitzea gero eta zailagoa dela argi dago eta bereziki ezgaitasuna duten pertsonentzako

ezgaitasuna duten pertsonen enplegua bultzatzea izan zuen asmo baina bere eragina oso txikia izan da

oraindik ere inertziak oso argi binkulatzen dituzte ezgaitasunak duten pertsonak eta enplegu babestua eta uste dut horretan ere bide luzea dugula egiteko eta bide luze horretan sakonki aztertu beharko ditugu

martxan jarri diren neurriek izan duten eraginkortasuna

egon daitezkeen zentzu horretan eta horretan oso inspiratzaileak izan daitezkeen esperientziak badaude batzuk enpresa arruntetan eta baita administrazio publikoan

udaletxean orain berriki lan poltsak kudeatzeko elkartearekin eta beste eragile batzuekin martxan jarri diren irizpideak posible dela argi adierazten dute

kalitatezko enplegua sortzea helburu dela esan digu gobernu honek behin eta berriro

honi buruz ere hitz egin beharko du enplegu honek markatzen ari den edo garatzen ari den lan estrategia eta enplegurako estrategia honek kontutan hartu beharko ditu ezgaitasuna duten

esparru hori eta gainera aukera paregabea du zentzu horretan gobernu honek eredugarri izateko bertan sortzen diren lan aukeretan

errespetatzeko eta gainera iragarri diguten enplegu publikorako plan horretan hemen adostu dugun eztabaida horren barruan ateratzen diren elementu horiek lege horretara ere ekartzeko beste behin ere bide orri bat adosteko gai izan gara ni berriz

eta gainera iruditzen zait justuki bide honek konpromiso zabal bat markatzen duela aukera berdintasunaren

oso poztekoa dela baina poztekoa da baita ere nola iritsi garen erdibideko

egin dugula ariketa sakon bat gure emendakinak eta aurkezteko

ere oso potentea zen eta horri helduz iruditzen zait

horrek balio erantsi inportante inportantea bat eskaintzen diola gaur adostu dugun erdibideko honi

ekimen honek neurri txikian baldin bada ere isiltasuna mesedez guretzako hau oso positiboa da

gauzatu dadila hori da legebiltzar honi eta gobernu honi bereziki
eskatzen diodana horretan behintzat gure konpromisoa baduzue eskerrik asko eskerrik asko kortajarena anderea

eskerrik asko mahaiburu anderea lehendakari jauna

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

elkarrekin podemosek dibertsitate funtzionaleko langileen aldeko erreserba kuotari buruzko legez besteko proposamena dugu eztabaidagarri

hasi baino lehen gauza pare bat aipatu nahi ditut batik bat talde proposatzaileari zuzenduta ekimen honen garrantzi handia da kolektibo

batez ere ezgaituen enplegarritasuna enplegu

bilatzen baitu eta legebiltzarrean eta gizartean arduratuta gaudenez gai honekiko eztabaidatua izan da azkenengoz esan duten bezala bi mila hamaseiko ekainean aurreko legealdia amaitzear zegoenean

eskertzekoa da podemosen ardura gai sozialekiko baina jakin behar duzue aspaldi gaudela arduratuta eta okupatuta gizarte gaiekin bai euzko alderdi jeltzalea bai eusko jaurlaritza eta bai legebiltzarra bere osotasunean ausartuko nintzateke esaten

onartua izango delako gaurko akordioa besterik
arregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularra

ruiz de arbulo jauna erantzuteko txandan parte hartu

guanche ancerea beste norbaitek kortajarena anderea bai zurea nik ere

parlamentu honetan gai desberdinen inguruan baina justuki enplegu plana geratu zitzaigun akordatu gabe eta

aipatu nahi nizun baina kariño guztiarekin ez da holako zera batekin eta gero

gaurko eztabaida ez dela enplegu babestua edo

eztabaida bat ez da bata edo bestea aukera berdintasunaz ari gara eta horretan biak daukate inportantzia berdina oreka kontu bat da eta

andueza jauna bai eserlekutik

arregi anderea bai eserlekutik

ados nago ez dela oreka asunto bat baina guretzat oso garrantzitsua zen aipamen berezia egitea a los centros especiales de empleo

eta uste dugulako elkarteanek aurkeztutako ekimenean eta honen

aipamen hori argia egitea eta horregatik egon gara hor buru belarri hori sartu arte eta badakit

beste barik mila esker eskerrik asko arregi andrea

eskerrik asko eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak

euzko abertzaleak taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena euskal autonomia erkidegoan elikagai gutxiago hondatzeko eta alferrik galtzeko jarduketak

desarrollar esta evaluación nada más y muchas gracias eskerrik asko lópez de ocáriz andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea lópez de ocariz andreak esan duen bezala lau urte pasatu dira elikagai gutxiago hondatzeko

baina ematen du ez direla nahikoak izan gaur euskal talde popularrak ekartzen du berriro legezbesteko proposamen bat neurriak hartzeko

neurri guztiak ez direla nahikoak izan eta berriro gaia

ez nago oso ziur egoera oso larria dela badakigu

ba argi dago horretarako hoberena izango zen denok batera jotzea

eztabaidatzen zer egin elikagaien hondakinekin gainera

baina sistema sozial bat lortu beharko dugu eta denon artean izan beharko dugu nahiz eta garrantzitsua izan

eta hori da banaketa hori limosna edo karitate hutsa bihurtzea da

proposamen moduan iritsi diogu beharrezkoa dela mahai zehatza sortze gai honekin

parte hartu beharko luketela lotsatu beharko ginateke jakinda eaen

elikagaiak zakarrontzira botatzen ditugula mundu mailan elikagai guztien herena doa zakarrontzira es para preocuparse

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok arratsalde on guztioi

legegintzaldi berria da baina adi ez bagaude badirudi oraindik ere aurrekoan gaudela batez ere

datuak eskatzea baino ez delako duela bi urte izandako eztabaida baten ondorioei buruz alegia beste legegintzaldi batean aurreko legegintzaldian iraganean legebiltzarra eta jaurlaritza beste batzuk zirenean gauza berberetaz

imajinazioarekin arazo berberak ikusteko moduetan aurrera egin daiteke baina ez dirudi onena denik iraganaz behin eta berriro jardutea

uste dut proposamen berritzaile eta irudikor bat izango zela modurik onena baina

me preocupa a medias nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea elkarrekin podemos becerra jaunak ez du hitzik hartu behar
lópez de arroyabe anderea zurea da hitza

todo ello nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea tellería jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bost

hogeita bederatzi abstentzio beraz onartuta geratzen da jatorrizko testua jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut

izandako eraso larrien aurrean azkenak gaur goizean bertan eusko legebiltzarrak ondoko hau adierazten du bat

hala nola eraso horien ondorioak pairatu dituzten pertsonei

horrelako jokabideak berriro ez emateko desioa gertakari horiek euskadin guztion artean eraiki nahi dugun gizarte ereduaren kontra doaz eta bost indarkeriarik gabeko unibertsitate sistema defendatzeko konpromisoa indarkeriarik gabeko euskadi batean unibertsitatea funtsezko erakundea da gizarte aurreratu bat garatzeko